euskal talde popularraren ordezkaria den basagoiti jaunak dauka hitza

euskal sozialistak taldearen ordezkaria ares jaunak dauka hitza

eskerrik asko ares jauna euzko abertzaleak taldearen ordezkaria den egibar jaunak dauka hitza

azkeneko interbentzio honetan arzuaga jaunari

gauza bat esan nahi nioke nik egin dudan

edo azalpenetan estatistika aipatu dut eta zuk zerorrek

ertzaintzan kokatua baino estatistika bakarrik atera didazu eta nik eskatu dizudana da

guzti horren inguruan zergatik momentu honetan ezker abertzaleak

zergatik zergatik jakina beste zerbait ikusten ez dugun bitartean zergatik da jakina

ez duela burutuko ekintzarik kontua ez da biktimak errekonozitzea

baizik eta biktimak kalifikatzea torturatzaileak kalifikatzen duzuen bezala

eta denak kaltetuak izan dira aitortzen dugu egindako mina ondo dago baina balorazio etikoa

da giza eskubide urraketa bat egon den toki guzti horietan kalifikazioa nola kalifikatzen da hori politikan eragile den baten eskutik zergatik agian ba hau

agian efikaza eraginkorra izan daiteke egin duzun diskurtsoa zure jendearentzat

besteengana hurbiltzeko eman behar diren pausoak tarteko hemen zein igotzen den mendira eta zein jaisten den menditik besteengana hurbiltzeko

nik ez dut behintzat hori ikusi eta lehen lehenengo interbentzioan esan duzu

un marco más acomodaticio esan duzu gero aipatu dituzu beste proiektu batzuk bazirela ere hemen herri honetan mila bederatziehun eta hirurogeita hamaseian mila bederatziehun eta hirurogeita hamazazpian franko hil ondoren eta

baina hemen herri honetan martxan jarri zen tresna tresna politikoa izan zen gernikako estatutua

ezker abertzaleak garai hartan egin zuen bere saiakera eta ez dakit denok gogoan izango duzuen zergatik bakarren batzuk ni baino askoz ere gazteagoak zarete baina beste batzuek ia adinean ere

ezker abertzaleak mugimendu bat sortu zuen ehbn izenekoa

hautetsi guztiak bildu zituen batzartu zituen leire monastegian eta handik estatutu proiektu bat sortu zen baina eta gero ondoren etorri diren proiektu guztiak zergatik estatuto nacional de autonomía

granate koloredun eta urrezko letrekin ere badaukazue bat

zeinekin egiten zuten talka beste estrategi politiko militarrarekin ezin zitekeelako politikoki gauzatu eta garatu

bitartean hainbeste sufrimendu eragin da aipatzen zenuen eta

eta aipatu duzu berriz ere dispertsioa presoen dispertsioa eta horretaz behintzat minutu pare bat eskaini behar dizkiot gaiari gezurrak gezurren gainean gezurra da eta nik gau asko askotan

beste arazo batzuk sortzen zituzten hemen herri honetan politikan eta

para otra ocasión eskerrik asko egibar jauna

ebazpen proposamenak legebiltzarraren idazkaritza nagusiko erregistro orokorrean sartzeko